eguerdi on berriro gai zerrendako bosgarren puntua elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

txanda da elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria den

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on lehendakari legebiltzarkideok

nire mugikorrean eta atera zait nire bideo bat baina duela hiru urtekoa bi mila hamazazpiko urriko egun bideo bat eta justu egun horretan eztabaidatu

legebiltzarkide ohiak etxebizitzari buruzko aurkeztu zuen ekimen bat eztabaidatzen ari ginen

egun horretan nik uste dut gaur bezala proposamen eraikitzailea zen kasu horretan legearen garapenari buruz eta honetan gure ustez beharrezkoa edo behintzat komenigarria litzatekeen zerbitzu berri bat sortzeari buruz eta koordinazio berri bat sortzeari buruz

bi proposamen horiek kurioso egun berean baina hiru urteko aldearekin eztabaidatzen ari gara ere eta bueno solaskide batzuek

errepikatzen dugu puntu honetan bi ekimen horiek gobernua sostengatzen duten bi alderdien ezezkoa izango

partetik eta beste talde batzuen partetik seguru aski ere bai jarraituko dugu proposamen eraikitzaileak egiten

preziotara bagoaz bizkaian mila hamaika alokairu bataz besteko prezioa daukagu gipuzkoan mila ehun eta araban zortziehun eta hirurogei

merkatuaren bilakaerak eta esango nuke bereziki azken urteetan alokairuaren merkatuko prezioak igoarazi dituzten jardunbide espekulatiboek eragindako arazo horren aurrean euskal administrazioek zenbait

dauden dispositibo batzuk eta politika batzuk zabaldu dituzte bi mila hamazazpian

bezala baina aldi berean gure ustez eta erabiltzaile askoren ustez barreiatuta daudenez familia zaurgarriak zail dute dispositibo eta politika horietaz kasu askotan zailtasunak daude administrazio publikoetan solaskide egokia aurkitzeko zenbait kasutan alde batetik badago alokairuaren eta jabeen erkidegoen arloko informazio orokorreko eta bitartekaritzarako sistema bat

gero justizia sailaren barruan hipoteka bitartekaritzaren eta familien

daukagu eta bestetik badago kontsumobiden hipoteka zordunak

baita ere bitartekaritza lanak eta arbitraje prozedurak egiten duen zerbitzua

asko zailtzen du beren bizitzako une oso zail batean berehalako erantzuna behar duten arreta eraginkorra ematea

elkarlana sustatzeko legebiltzar ganbera honetan

eta gai honetan gero hurrengo puntuan nik uste dut

proposatzen eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria fernandez de betoño jauna zurea da hitza

ondo ikusi dugu elkarrekin podemos izquierda unidak egindako proposamena etxebizitza larrialdirako zerbitzu bateratu bat osatzeko

badaude hainbat zerbitzu batez ere hiru sailetan banatuta daudenak etxebizitza sailean justizia sailean eta kontsumo sailean

nahiko eskari logikoa normala dela banatuta dauden zerbitzu horiek bateratzea zeren

bizilagun zerbitzuak eskaintzen du bitartekaritza lana batez ere alokairuaren alorrean jabe eta maizterren artean

hipoteka bitartekaritzako zerbitzuan eskaintzen da

dauzkaten etxebizitzetan arazoak daudenean ba jabe eta entitate finantzieroen artean eta azkenik kontsumo sailean kontsumobiden

bai alokairuko kontratuetan eta baita jabetzako kontratuetan ba arazoak daudenean batez ere ez dakit klausula abusiboak eta halako kontuetan ba laguntza eskaintzeko

familiak daudenean kalera joateko arriskuan etxea galtzeko

hainbat leihatiletara joaten eta uste dugu nahiko zentzuzkoa dela ba hain egoera zaurgarri batean dauden pertsonei arreta bakarra ematea leihatila bakar batean ezta uste dut administrazioaren helburuetako bat

egoera horietan egoera guztietan baina horietan bereziki gauzak erraztea eta beraz kasu honetan leihatila bakarraren printzipioa aplikatzea horrexegatik ez diogu aurkeztu proposamenari osoko zuzenketa bat gehitu dizkiogu ñabardura batzuk

garbi uztea zerbitzua doakoa eta pertsonalizatua izan behar dela iruditzen zitzaigun garrantzitsua azpimarratzea bai alokairuko zein

etxebizitzen kasurako balio behar duela gehitu diogu baita ere zereginei dagokionez zerbitzu berri honen zereginei buruz dagokionez

egoera zaurgarrietan eta bazterketa sozialetik gertu

prestazio sozialak nola eskatzen diren horretaz ohartarazteko laguntzeko

gogorarazteko zerbitzuak beharko lukeela plantilla propio egokia bai kantitatez bai kalitatez eta

zein aldundietan momenturen batean egon daitekeela antzeko

egon beharko litzatekeela harremanean ondo koordinatuta tokiko administrazioetan egon daitezkeen antzerako zerbitzuekin eta

ekarpena ikusi ditugun zuzenketen artean

iruditzen zaigu beste gai batekin erantzun duela eta gobernutik erakutsi edo aurkeztu den

erantzun dutela eta nik uste dut esan den bezala proposamena eraikitzailea dela eta eta egin dela

erdibideko batera iristeko bueno aspirazioak jaitsiz eta hala ere ezin izan dela uste dugu

iristea eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko larrea andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

sailburu jauna legebiltzarkideok egun on guztioi egia esanda harritu ninduen erroldan ikusi nebanean podemosekoek

proposamen hau batez ere pasatako legealdian aurkeztu daben gauza berbera zelako

erresoluzioan gauza bera aurkezten da eta garai hartan

momentu horretatik hona gauzak ere dezente asko aldatu egin dira momentu horretan gobernutik ere gauzak lantzen ari zirelako argudio berberak

eta ekarriko ditut baina beste argudio batzuk ere jarriko ditut mahai gainean ekimen honen aurka bozkatzeko

suspertze aldera eta sozialisten borondatea ez dela oraintxekoa ikusteko eta gainera

egin dugu baina azkenean ez da posible izan akordio batetara ailegatzea

bi mila hamabian garai hartan idoia mendia sailburua zenak justizia sailean sortu zuen hipoteka

zerbitzu bat jada martxan jarri zuen bigarrenik ere ekonomisten eta

aztertzaileen elkargoarekin ere lankidetza hitzarmen bat

sinatu egin zen bi mila hamabian ere hirugarrenik urriaren

onetsi zuen garai hartan etxebizitza herri lan eta garraioko sailburua zen arriola jaunak

elkarkidego mailako zuzkidura bizilekuak esleitzeko prozeduretan barne hartu baitzen prozedura orokorretik hainbat

lankidetza hitzarmen bat izenpetu zen botere judizialen kontseilu nagusiarekin eta eudel euskal udalen elkartearekin orain beste bat berri bat

legebiltzarburu andrea eguerdi on guztioi elkarrekin podemosek berak ondo esan duen bezala aurreko legealdian

dituzuelako batez ere proposamenaren zioan aurreko legealdikoan espainiako

oinarritzen zenuten gero zuen eskaria eta oraingoan behintzat egokitu duzue gure hemengo egoerara eta

interesgarria izan daiteke egiten duzuen proposamena ez dugu ukatuko baina gaur ez dugu babestuko bi arrazoigatik alde batetik

zerbitzu horiek proposatzen dituzun zerbitzuak eskaintzen direlako eta gure ustez era egokian eta gainera momentu honetan ez da jaurlaritzak lehenesten duen zerbitzu bat eta gainera gauden egoeran ba ez dut uste

nabarmen beherantz joan da baina ez dugu ukatuko benetan etxegabetzeen arazoa larria ez denik larria delako eta gainera alokairura joan da orain esango genuke larritasun hori eta hor bat egiten dut

zuzenketan alokairua ere ezartzeko eskatzen dutela ez agian erakundeetatik etxegabetzeen arazoan erantzuna eman da

baina orain egia da alokairura ere arazoa asko bideratu dela eta agian erantzun egokiago bat edo zabalago bat eman beharko genioke ez eta urte asko daramatza jaurlaritzak laguntzen etxebizitza arazoa daukaten herritarrei eta esan den bezala departamentu edo sail ezberdinetatik ematen dira zerbitzu horiek ez ditut berriro aipatuko ondo zerrendatu direlako baina adibidez

errentari lotutako etxebizitzako prestazio osagarria ere ba urte askotan dago euskadin eta jende askori lagundu dio

prestazio horretara jada egiten denean eman behar den pauso hori ba etxebizitza departamentuak berak kudeatuko duena eta gainera nik uste dut

proposamen honek izan ditzakeela bere alde onak baina ez du esan nahi

jendea ez denez iristen babestu gabe gelditzen denik nik uste dut eta horretan alderdi popularreko ordezkariak ere

agian gizarte zerbitzuak direla indartu behar direnak

etxebizitza arazo bat daukaten herritar askok beste hainbat arazo ere badituzte eta nik uste dut leihatila bakarra ez dakit baina lehen sarrera egiten da udalen

gizarte zerbitzu horietara eta askotan hortik eskaintzen da zerbitzu integral bat baita ere ez bakarrik etxebizitza arazoa konpontzeko baizik eta familia horiek

arazo konpontzeko horregatik

zerbitzu hau ona izango litzatekeela baina uste dugu ez duzula proposatzen beste zerbitzu berririk orain daudenak

eta horiek eskaintzen dira horregatik guk gure zuzenketan eskatzen dioguna jaurlaritzari da orain arte zerbitzu horiek ematen dituzten erakunde eta bere sail ezberdinen arteko koordinazio hori hobetzen jarraitu dezatela

orain urte batzuk eusko jaurlaritzak eudelek

botere judizialaren artean sinatu zen hitzarmen horretan eta hori bai sinatu zen antzemate goiztiar bat egoteko etxebizitza galtzeko arriskuan egon zitezkeen familia horiei erantzun egoki bat emateko agian baita ere hipotekaren arazoak

arreta jarriz eta bai ikusten dut beharrezkoa baita ere alokairuak edo alokairua ordaindu ezinik egon daitezkeen horiek

kontuan hartzea beraz bueno etxebizitza gaietan agian hau izango da

gutxienetako kasu bat zorionez uste dut legebiltzar honetan hain gai garrantzitsua den etxebizitza gaia akordio zabalak

izango da eta egia da proposamen bat luzatu zenuela atzo eta ez dizut ukatuko nik uste dut proposamen nahiko onargarria zela baina

agian epeak ez ziren gobernuarentzat egokiak eta horregatik gaurkoan ez da posible izan

eskerrik asko berasaluze andrea erantzunen txanda pasatuz martínez jauna elkarrekin podemos

bai eskerrik asko lehenik eta behin eskerrak eman nahi ditut unai fernandez de betoñori eta eh bilduri beraien bueno zuzenketengatik eta bueno akordioa oso erraza izan da

nahiko potenteak berak azaldu

elikatzen zutela jatorrizko ekimena

bakarrik behin esan duzu eta horretan pixka bat aurrera egin duzue llanos andreak

eta gero bueno andueza eta berasaluze legebiltzarkideei gauzatxo

atzo luzatutako proposamena bueno nahiko erraza nik uste dut akordatzeko eta nik uste dut arazoa ez dela egon

hasieratik ez dut esango hurrengo urtean nahi dudala ikerketa

proposamen edo proposamen alternatibo bat ez dugu jaso eta lehenengo hitzartzean esan dudan bezala

bermatzen du epeen asunto hori

malguagoa izan daiteke gero berriro

ez gure hitzartzean orain eusko jaurlaritzak gai honetan ez duela ezer egiten eta hau ere bai

pauso asko eman dira gobernu ezberdinetan alderdi

gestioarekin aurrerapauso asko eman dira zorionez guretzat oraindik

aurrerapauso asko eman dira herri honetan gai honetan guztion artean eta alderdi sozialista barne baina ez bakarrik eta berriro esango dut ez dugu esaten ezer ez dela egiten egiten dira gauza horiek eta gure iritzi subjektiboa gure iritzi subjektiboa da zerbitzu hori edo proposatzen dugun zerbitzua onerako izango zela

ez duzue kontra bai eman dituzue datu batzuk baina zerikusia ez daukatela zerbitzuaren beharrarekin edo ez beharrarekin baina zuen iritzi subjektiboa

proposamen honekin bale ados gaude horrexegatik gure proposamenean gure erdibideko proposamenean eskaintzen genion gobernuari aukera paregabe bere iritzi objektibo subjektiboa gobernuaren iritzia subjektibotasun puntu handi bat daukalako ematen genion

indarguneak eta ahuleziak ikertzeko hobekuntzarako proposamenak aurkezteko eta legebiltzar honetan eztabaidatzeko orduan

ez gara heldu akordio batera beste egun batean seguru aski

edo antzeko ekimenak ere jarraituko dugu aurkezten

eta gainera pentsatzen genuen legegintza hasieran egiteak bere balioa eta bere garrantzia

zuela gobernuak denbora izateko gainera bere barne estruktura moldatzeko sin más decía que evidentemente como

eskerrik asko martínez jauna fernandez de betoño jaunak ez du hitzik hartu behar

gracias eskerrik asko larrea andrea euskal sozialistak andueza hitzik hartu behar duzu

eztabaida amaitu dugu eta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitzak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularra ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka sei boto alde hirurogeita zortzi contra bat abstentzio beraz

aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka

zazpi abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua

eraginkortasunez borrokatuko den lege bat onesteari buruz eztabaida eta behin betiko

euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria den gordillo jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko gordillo jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria fernandez de betoño jauna zurea da hitza

ciudadanos datozkigu beraien beste obsesio batekin aurreko astean etorri

eta oraingoan okupazioarekin egia esan

diskurtsoa findu dute sibilinoagoa da suabeagoa baina aurreko astean entzun ziren zenbait ideia xenofobiatik nahiko gertu eta oraingoan eta hemen baino kalean egiten ari diren sinadura bilketan eta kanpaina horretan entzuten ari gara zenbait hitz aporofobiatik nahiko gertu

edo pobreziarekiko pobreekiko ezin ikusia eta batzuetan gorrotoa uste dugu hori dagoela okupazio kasu gehienen atzean pobrezia

etxebizitza sozialen gabezia eta etxebizitza hutsen gehiegikeria eta hori ez dugu bakarrik guk esaten esan zuen

bi mila hamazazpian hiru faktore horiek daudela okupazioaren atzean pobrezia etxebizitza sozialen gabezia eta etxebizitza hutsen gehiegikeria

ppk bere proposamenean lehen puntuan zeharka bada ere

etxebizitza faltarekin ere lotzen du baina nahiko modu bitxi batean gure ustez esaten du etxe faltagatik bazterketa egoeran dauden pertsonak babestu egin behar direla

ezta neurri bat ematen norabide horretan eta benetan uste dugu okupazioaren atzean pobrezia etxe sozialen falta eta etxe hutsen gehiegikeria baldin badago hiru faktore horietan lan egitea dela

alegia pobrezia eta bazterketa soziala txikitzeko neurriak sendotu behar dira etxe sozialen eskaintza handitu behar da eta etxe hutsen gehiegikeria borrokatu behar da helburu argi bat edukita ez egotea inor etxerik gabe eta ez egotea etxerik inor gabe pp ordea konstituzioko

artikuluaren betiko irakurketa interesatuarekin datorkigu badirudi ez direla bai artikulu osoa irakurtzeko zeren

jabego pribatua existitzen dela bai baina horrek muga argi bat daukala funtzio soziala eta interes orokorra

eta okupazioaren fenomenoaren atzean askotan ia gehienetan dagoen espekulazio inmobiliarioak etxebizitzaren funtzio soziala kolokan jartzen du ppk

funtsean defendatzen du etxebizitzak truke balio bat daukala beste edozein merkantziak bezala eta ezkertiarrok defendatzen dugu etxebizitzak bereziki erabilera balio bat daukala eskubide subjektiboa den heinean ideia hori ere badator

etxebizitza duin bat disfrutatzea eskubide bat da eta lurzorua arautu behar da espekulazioa saihesteko ppk nahiago duelako dena nahastu pobrezia beste behin ere kriminalizatzeko nahiago du okupazioaren alde ilunena

askotan okupazioa ez den zerbait allanamientoak edo etxeetan indarrez sartzea adibidez okupazioarekin nahita nahastuz eta arazoa artifizialki puztu arren egia dena da euskal autonomia erkidegoan

bakarrik egon zirela berrehun okupazio eta datu hori oraintxe bertan eman dute kongresuan uztailean alegia milioi

bakarrik egon dira berrehun okupazio gainera jaitsi egin da kopurua ehuneko bostean eta honek ez dauka pandemiarekin zer ikusirik aurretik izan baizen beraz kuantitatiboki huskeria bat da horrek ez du eragiten segurtasun falta ppk eta ciudadanosek benetan nahi dutena da espekulazio inmobiliarioa blindatzea esandako konstituzioaren berrogeita zazpigarrena artikuluan esaten denaren kontra

eta jendearen segurtasuna da defendatu nahi duguna guk etxebizitza duin bat edukitzeko segurtasuna eta ez bankuek

bankuenak eta putre funtsek etxebizitzarekin espekulatzen jarraitzeko segurtasuna

ez dela sinplifikatu behar arazo honekin gure zuzenketako lehen puntuan

okupazioaren fenomenoaren atzean ondo bereiztu beharreko errealitate ezberdinak daudela eta azken boladako kasu batzuetan mafiak atzean egon arren gehien gehienetan etxebizitza eskuratzeko arazoa dagoela hala ere

etxebizitza iraunkor bat eskuratzeko soluzioa horregatik esaten dugu gure zuzenketaren bigarren puntuan okupazioa txikitzeko modu nagusia dela etxebizitza politika publikoak indartzea etxebizitza sozialen eskaintza handituz bereziki alokairukoa

gure zuzenketaren hirugarren puntuan eskatzen diogu jaurlaritzari etxebizitzara dedikatutako aurrekontu guztiaren ehuneko ehun joan dadila

edo alokairura bi mila hamabosteko etxebizitza legeko

agindu bezala bide batez eh bilduren ekimenezko antzeko mozio bat onetsi zen beste egunean gasteizko udalean ze kasualitatea ppren abstentzioarekin

eta horrekin batera uste dugu jaurlaritzak eaeko gogorarazi beharko liekeela bete behar hori etxebizitza aurrekontua alokairura bideratu behar dela behar hori ere haiena dela ze badakigu hau ez bada betetzen ari zenbait udaletan

baina gogorarazi behar zaio etxebizitzaren legearen aurka bozkatu zuen arren indarrean dagoela azkenik

uste dugu azken hilabete luzeotan aprobatzear dauden hiru garapen dekretuak behingoz onetsi behar direla etxebizitzarako eskubide subjektiboarena bizigarritasunarena eta bereziki etxe hutsena azken

hau etxe hutsena berebiziko garrantzia daukalako arazo honen testuinguruan helburu daukalako etxebizitza guztien funtzio soziala bermatzea etxe hutsak ere merkaturatuz beraz pp udalez udal saiatzen den bitartean

bertan behera uzten eh bildutik uste dugu oso garrantzitsua dela etxe hutsak behingoz deklaratzen hastea kanona ezartzeko eta unea iritsiz gero baita alokairu fortzosoa aplikatzen hasteko ere lehen esan bezala inork ez etxerik gabe etxerik ez inor gabe eskerrik asko

jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria

eguerdi on eskerrik asko mahaiburu andrea señor gordillo bueno yo creo que

ekartzeko euskadin etxebizitza politika aurrerakoia daukagu baina aldi berean lehen esan dugun bezala arazo asko ditu mugapen ugari eta pausu gehiago eman behar duen politika bat

mistoaren ordezkaria martínez andrea zurea da hitza

ekarri digu gaurkoan legez besteko proposamen bat hemen legez besteko proposamen bat beste bat ciudadanosen eskutik madrileko kongresuan

erdibidetu zutena ppren eskutik lege proposamen bat madrileko kongresuan

mozio espainiako udal eta baita legebiltzar autonomikoetan

okupazioaren aurkako bandera hartu nahi duzuela bi mila hemeretzian hemen izan genuen baita ere alderdi popularraren eskutik gai honen inguruan

la proposición de ley que nos trae eta nik uste dut eta lehen ere aipatu dut eta martínez jaunak gaur ere

aurkeztutakoa baina egia da oraingoan zioan euskadiren egoerari buruz

gai berdinaren inguruan beste lege proposamen bat ba egin ezazue esfortzu hori eta kokatu dezagun eztabaida baita ere hemen

egin ziren urte honen lehen sei hilabeteetan bi mila hemeretziarekin konparatzen baldin baditugu ehuneko bi koma zazpian

hazi egin ziren ehuneko bostean baina ez da ere fenomeno orokor bat eta komunitate konkretu batzuetan gertatu da hazkunde hori canariasen katalunian valentzian galizian eta murtzian eta hau ez dut nik asmatu zure taldeko legebiltzarkide batzuek madrilen egindako galdera bati jasotako erantzunean agertzen da

bi mila hemezortzi eta bi mila hemeretziko datuak ere ematen dira eta urte horretan batetik bestera estatuan ehuneko hemeretzi koma zazpiko hazkunde bat gertatzen baldin bada hemen lau koma laukoa bakarrik da eta okupazioak bi mila hogeian

gora egin dute baina beste batzuetan jaitsi egin dira eta hemen euskadi dago

hemen hau eusko legebiltzarra delako eta aipatu da azken aldi honetan komunikabide askotan etxebizitzen legez kanpoko okupazioari

sortzeko helburu bakarrarekin ez baina hainbat eta hainbat adituk esaten dute jurista askok esaten dute eta gaia ezagutzen dutenak honekin sortarazten den giroa ez dagoela inolaz ere justifikatuta eta hemen ematen ari garen datuek ere hori argi esaten dute egia da okupazioaren fenomenoa hor dagoela

baita ere etxebizitza gabeziak eragiten duen fenomeno bat dela zati handienean ez dugu ukatuko mafia batzuk eta badaudela ere okupazioa egiten dutenak baina arazo nagusia dago etxebizitza falta handia dagoela eta hemen baino gehiago espainian gure ustez

erantzuna egia da legez kanpoko egoerek behar dute erantzuna baina etxe faltak ere erantzun bat behar du uste dut erakunde publikoetatik horri erantzun egoki bat eman behar diogula decía antes que es necesario contextualizar los

zein den argi geratzen dela zenbaki guzti hauekin eta horregatik lortu dugu gaurkoan zure ekimenaren aurrean beste taldeok vox ezik lortu dugun akordioa uste dugulako

okupaziora heltzeko beharra daukan herritar horri etxebizitza bat

eman behar diogula eta horregatik argi gelditzen da gure erdibidekoan okupazioaren inguruan errealitate ezberdin

okupazioa iristeko bidean egon daitezkeen herritar horiei erantzun bat

horregatik jasotzen dugu gure erdibidekoan etxebizitza politika publikoak indartu behar direla hemen etxebizitza legearen garapenaren

eskatu duguna eta oraingo legegintzaldirako ere arriola sailburuak konpromiso hori hartu zuen bere legealdi hasierako agerraldi horretan

uste dugu arrazoizko prezio bat ordainduz herritar guztiok izan beharko genukeela gure bizitza duina aurrera eramateko etxebizitza duin bat eta etxebizitza horiek hutsik egon ordez

bete behar dutela eta ezinbestekoa da horretarako dudarik gabe alokairu politikak sustatzea eta etxebizitza publikoen parkeak handitzea eta lehen esan den bezala ba aurrekontuaren ehuneko ehuna

horretara bideratzea beraz uste dut okupazioaren fenomenoa dagokion tokian kokatu behar dugula ez gaitezen etorri ona

alarma sortu nahian hainbat eta hainbat datu ematen uste dut beste modu bateko alarmak ere jada piztuta daudela eta bueno lehen

eskertu hemendik bozeramaile guztiei posible izan delako eta

fernandez de betoñok esan duenarekin ez inor ez etxe gabe eta etxerik ez

andrea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria

gasteizen zentratu nahi nuen diskurtsoa pixka bat gasteizen ari delako pp okupazioaren kanpaina hau bereziki sutsuki egiten

egia da azken boladako sinadura bilketa ez daudela bakarrik gasteizen egiten ari bilbon donostian portugaleten edo irunen ere egiten ari dira baina

alonsoren eta marotoren garaien nostalgia sentitzen dutelako agian bide batez kanpaina horretan ari dira hiru urteko espetxe zigorrak eskatzen okupentzat eta hori astakeria bat da inondik inora allanamientoak

bi urteko zigorrak dauzkanean baina tira haiek jakingo dute helburu dute alarma sortzea eta horretan dihardute baina gasteizen okupazioak

ardura nahiko zuzenak dauzka gutxi baino oso gutxi dira araba osoan soilik hogei etxebizitza okupatu ziren bi mila hemeretzian

kongresuak berriki emandako datuei jaramonik egiten alegia hutsaren hurrengoa eta jasotzen diren okupazioak gainera

jatorri argi bat daukate gasteizen ppk urteetan eta bereziki alfonso alonsoren garaian

auzoetako okupazioak ez dira ezerezetik sortu jatorrian hiri eraberritze batzuk daude

baina kontua da nahastu direla edo elkartu direla etxebizitza eskaintza demaseko batekin zeren eta gasteizko bi milako plan orokor desarrollistan alfonso alonsok erditu zuena

oraindik falta dira hogeita hamar mila eraikitzeko aipatzen ari naizen gauzak gasteizkoak dira baina uste dut

eraman daitezkeela eta esan behar da errekaleorreko okupazioa

marotoren garaian egin zela beraz ez da ulertzen orain oposizioan daudenean gai hau hainbeste esajeratzea eta astintzea

etxe hutsak mobilizatzeko eta merkaturatzeko politikak aurkeztuko balituzte eh bildutik hori egiten saiatzen ari gara guk uste dugu ez bakarrik gasteizen euskal autonomia erkidego osoan okupazioaren arazoan

eta politika sendoak hartu behar direla bazterketa sozialeko egoerei erantzun integralak emateko etxebizitza sozialen eskaintza kopurua handitzeko

etxe hutsen aurka borrokatuz eta noski etxebizitzaren prezioa nolabait mugatu behar dela eta horregatik jarri dugu mahai gainean alokairu prezioak mugatzeko lege proposamen bat gai honetarako ere

izango litzatekeela uste duguna bukatzeko eskerrak ematea eneko anduezari erdibideko honetara iristeko jarreragatik eta berari esatea espero dugula gai honekin hainbeste lotura daukan alokairuak mugatzeko lege horren eztabaidara ere jarrera eraikitzaile horrekin gerturatzea

eaj erdibideko honetan aurkitzea eta ez duela egun batzuk gasteizko alkatea

alegia neguaren atarian okupatutako

aprobatuta eduki gabe eta azaldu gabe zer gertatuko den bertan bizi diren pertsonekin beraz espero dugu aurrerantzean jarraibidea ez izatea olarizuko hori

lortu ditugun neurri eraikitzaileak eskerrik asko eskerrik asko
fernandez de betoño jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria

estatuan alokairuen erregulazioa noski eta emaitza onak izaten ari den politika horren defentsa sutsua egingo dugu bai euskadin eta bai

jabegoaren eta alokairuaren mugapen horiek martxan jarriko edo saiatuko gara martxan jartzen eskerrik asko eskerrik asko
martínez zatón jauna mistoa martínez andrea

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eh bilduri espero dut espainiako gorteetan eta espainiako gobernuaren eskutik etortzen

alokairuen inguruko legean zuen babesa edukitzea eta hona etortzen denean logikoki eztabaidatzeko eta akordioetara ailegatzeko

no se lo creemos eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak ez du hitzik hartu behar beraz
eztabaida amaituta bozkatuko dugu

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos ezker anitza euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa momentuz eteten dut osoko bilkura

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea zure baimenaz eta hemendik eserlekutik casanova jaunari barkamena eskatzeko eskatu dut hitza gaur goizean izan dugun eztabaidan

eta ez dut gustuko dudan zuhurtziaz egin benetan diotsut casanova jauna ez dela ankerkeriarik izan baina egia da ez naizela

zuhurtziaz hitz egin beraz barkamena eskatu nahi dizut casanova jauna

eta bertan casanova jaunak esan zuela ez zutela konturik egin

abiadura handiko trenaren bi edo hiru kilometrorekin ordaintzen zela

eta casanova jaunak hitzez hitz esandakoa hauxe da

horiek dira zuk hitzez hitz esandakoak eta beraz esto es lo que dijo niretzat ondorioa

eskerrik asko grajales jauna aktan hartuko da zerbait esan nahi duzu

falta izan zaizu ere beste zati bat galderan esaten zenean

kuantifikatuak zeuden neurriak

era aproximatu batean eta metafora bat jarri nuen batzuetan esaten da gauza honek balio du hiru anoeta zelaia edo hiru kilometro tav baina ez nuen inongo momentutan esan

eta onartuta barkamena eta aklarazioa arrazoiak zeuden konfunditzeko edo nahasteko gauzak baina bueno
horrela gelditzen da eta ondo bueno bada gauzak argituta lauretan hemen